egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu no no

egun on egun on gai zerrendako

euskal sozialistak eta euskal talde popularra talde parlamentarioek egindako estatuko gorte nagusietarako lege ekimena baliatzeko lege proposamena amiantoaren biktimentzat

ezarritakoa jarraituz legebiltzar talde guztiek eskatutako ekimen hau osoko bilkuran lehenbailehen

bakarreko prozeduran tramitatuko da banatu zaizue dokumentazioa beraz

eztabaidari ekingo diogu aldeko txanda kontrako txanda aldeko txandan nortzuk parte hartu nahi dute denak bale orduan

alderdi popularretik lópez de ocariz andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea egun on guztioi

eh bilduk esan nahi duena luze hitz egin da ganbara honetan amiantoari buruz eta gure ustez gaur

eta zer egin behar dugun hau konpontzeko bai legebiltzarkide jaun andreok

gorteen nagusietarako lege ekimena baliatzeko lege proposamen hau amiantoaren biktimentzako konpentsazio funts bat sortzeari buruzkoa hain zuzen

nik behintzat une honetan edo urte honetan madrilen egon beharko nuke edo denok madrilen egon beharko genuke hau defendatzen baina esan bezala orain dela bederatzi hilabete egin genuen moduan gasteizko ganbaran gaude

ozen esan dezakegu hemengo talde guztiok behin baino gehiagotan adostu dugun bezala amiantoak eragindako kaltetuek ez dutela ez erantzunik ez kalte ordainik eta ezta errekonozimendurik ere

sortzeko hemen ados jartzen bagara uste dugu madrilen adosteko aukera badagoela baldin eta borondate politikoa

baina ez dugu jaso mespretxua legebiltzar honek duen legitimitateari eta gehien kezkatzen gaituena mespretxu kaltetu guztiei

instaurado en otros países europeos espero dugu ekimen honekin egin dugun ibilbide luze honen bitartez ahalik eta lasterren fruitua jasotzea eta guk behintzat argi dugu gure garaipena ez dela izango kaltetuena denona gizartearena baizik eskerrik asko

eskerrik asko blanco anderea aiartza jauna zurea da hitza

sailburuak legebiltzarkideok egun on denoi denbora gertakariak sekuentziatzea eta momentuak zehaztea

mila bederatziehun eta hirurogeitik mila bederatziehun eta laurogeita hamarera amiantoa hedatzen da europan produktu bikaina da

merkaturatzen da bi mila bost oso toxikoa denez europar batasun osoan debekatzen da bere erabilera

baino gehiago estatu osoan bi mila hogeita bost arte

jauna erantzuneko txandarik ez da egongo beraz

jarriko dugu lege proposamena bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka

beraz onartuta geratzen da amiantoren biktimentzat konpentsazio funts bat sortzeari buruzko

gai zerrendako bigarren puntua legez besteko proposamen hauek batera eztabaidatu eta behin betiko ebazpena hartzea eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

erantzutea eta arreta egokia ematea bermatuko dituzten prestazio eta zerbitzu sozialen dekretuak eguneratzeari buruz euskal talde parlamentario popularrak egindako legez besteko proposamena mendekotasuna duten pertsonentzako

langileen ratioak aldatzeari buruz proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den agirre andreak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

egun on eta baita ere egun on gaur plenora etorri zareten sindikatu eta elkarteetako ordezkariei gaur egun berezia da gaur duintasunaren eguna izango delako zuetako gehienok noizbait aldatuko zenioten umeren bati

lehen aldia magikoa izaten da gero mekaniko bihurtzen da garbitu hankak altxatu fardela sartu itsatsi

eta aurrera lan nahiko erreza da pertsona

lehen aldiz aldatzen diozunean ostera ez nuke esango magikoa denik baina bai berezia bizitzari orduan neurria hartzen diozulako

faktore askoren araberakoa da tente egoteko gai bada tira dementziaren bat badauka ba zaildu egiten da kontua eta ohetik altxatu ezinik badago ba oso zaila da eta aldea dago gainera berrogeita hamar kilo eduki

sarritan gainera lortzen duzu fardela jartzea eta tiratu

zer hori eta berriro hasi behar duzu hasieratik gaur baina ez gatoz fardelen inguruan berba egitera baina fardelak badira puntu inportante bat gaur aurkeztu dugun proposamenean zeren orain pentsatu behar duzue hamabost hogeita bost pertsonari fardela aldatu behar diozuela pentsatu lehenago garbitu

dutxatu behar duzuela eta pertsona bakoitzeko zazpi minutu baino ez dituzuela pentsatu

batu egiten dela pentsatu sarritan pertsona horiek eserlekutik ezin dituzuela altxatu astirik ez daukazulako pentsatu

hiru bider aldatu behar dela eta pentsatu pertsona bakar batek lan hori egin behar duela egunero egunero

mila euro eskasen truke zuok

hogeita bost ume pertsona bakar baten zaintzapean ez dut uste

eta besterik ez eta gaur ratioez berba egitera etorri gara

duintasuna dira ratioak ez bakarrik

baita ere han lanean daudenena ratioak

eta besteena ratio horiek dira bizkaiko nagusien egoitzetako emakumeen egunero egunerokoa eta emakumeak direla diot

langileen ehuneko laurogeita hamazazpi emakumezkoak direlako

madarikazioa ez dira gaixotasun bat ez dira ezbehar bat ratioak erabaki politiko bat dira jaurlaritzaren erabaki politiko bat dira

aldatzen den edo pertsona hori egun horretan dutxatuko den ala ez erabaki

está en sus manos araututa ditu dekretu baten bidez

ratio horiek mila bederatziehun eta laurogeita hemezortziko dekretuaren bidez bai pasaden mendeko dekretu baten bidez orduan ezarri zituen nagusien egoitzetan ze ratio bete behar diren baina hogei urte hauetan asko aldatu da mundua

eta pozik entzuten dugu esaten digute bizi

zelan bizi ditugun gure bizitzako azken urteak

gure bizitzako azken urteetan gehiago bizi gara baina menpekoagoak gara ezin dugu hori aldatu ez dute

ez dutela balio ez dute balio batez ere bizkaian

gipuzkoan handitu egin zituzten ratio horiek eh bildu gobernuan zegoenean izan ere gutxienekoak jaurlaritzak ezartzen ditu baina foru aldundiek badaukate gaitasuna ratio horiek handitzeko eta bizkaian zergatik ez dituzte handitzen ratio horiek bizkaitarrok ez dugu merezi ez dakit gipuzkoarrek arabarrek beste zergatik ez dituzte handitzen ratio horiek horregatik daude greban bizkaiko nagusien egoitzetako langileak

baina hau ez da nagusien egoitzetako arazoa bakarrik hau da

gatoz denok adostutako proposamen batekin horregatik bat gaur uste dugu poztasunerako egun bat dela uste dugulako

eta behin betikoa izango dela bi pozik gaude bizkaiko nagusien egoitzetako gatazkari konponbideari

dizkiogulako gaur eta pozik gaude gaur erakutsi dugulako

eskerrik asko tejeria andrea egun on
hemen behean gauden legebiltzarkideoi eta egun ere bai hor goian zaudeten borrokalariei

prestazio eta zerbitzu sozialen dekretua eguneratzea du gaur helburu oraingo puntu honetan eta

eman behar diegu erantzuna gaur egun dauden beharrizanei eta

akordio batera iritzi izana nahiz eta akordio honetara iristea zaila izan den

bollain jauna euskal sozialistak sánchez anderea zurea da hitza

eskerrik asko bai eskerrik asko legebiltzarburu andrea y en primer lugar

gonbidatuei ere bai eman nahi diet bilduk

ulergarria denez bi mila hamaseiko ekainaren hogeita bederatzian alderdi sozialistak eta euzko abertzaleak taldeek erdibidekoa adostu genuen eta bilduk gaur akordio hori betetzea nahi du aurkeztutako ekimenaren bidez

eskatzen dio eusko jaurlaritzari oinarrizko ekimenak hitzez hitz batzen du orduan adostutakoa bere justifikazioan lehen puntuan prestazioa eta zerbitzu sozialak erregulatzen dituzten dekretuak eguneratzea eskatzen zaio jaurlaritzari bertan ratioak eta

pertsonalari dagozkion beste kontu batzuez gain zerbitzu eta zentro horiek bete behar dituzten baldintza funtzional

eta koherentzian bigarren puntuan

sektoreko entitate sozial eta erabiltzaileen eta langileen ordezkarien parte hartzea eskatzen da beharrizan sozial berriei erantzuna emateko eta bermatzeko

prestazio eta zerbitzu katalogoan jasotzen diren prestazio eta zerbitzuak eskuratzeko baldintzak betetzen dituzten pertsona guztiei esan bezala

geunden bi mila hamaseiko ekainean egindako eskakizunarekin eta bat gatoz orain ere alderdi popularrak aurkeztutako zuzenketa ere

bilduren ekimenari aurkeztutakoa besteak beste oinarrizko ekimenak eskatzen duen gauza berbera eskatzen baitzuen erredakziok aldetik aldaketa txikiren bat nabari delarik baina funtsean eskakizun bera

dekretu berri honek eguneratze honek suposatuko du langileen lan baldintzak hobetuak izango direla honela ematen den zerbitzua bera ere hobetu egingo dela ziur gaude azken finean erabiltzaileen mesederako ere izango da beste bozeramaileek esan bezala gizarte bera aldatu eginda da zahartuagoa da

dependentzia legea ere azken dekretua onartu zenetik indarrean sartu da beraz derrigorrezkoa da errealitate guzti honi erantzun egokia emateko eguneratzea grebaz aparte bakarrik espero dugu

foru aldundien eskuetan dago araudia aplikatzea euren eskumeneko egoitzetan

erdibidekoa sinatu dugu bildu podemos eta pserekin alderdi popularrak ere duena erraza izan da akordioa bollain jauna ez dugu zurekin konpartitzen zaila izan denik ez dakit zergatik esan duzun hori beste talde guztiek nik uste

sinatzen duzue guztiok bat gatozelako pertsonak

izan behar dutelako bai egoitzetan bizi direnak eta bai bertako langileak eta horretarako eskatzen diogu jaurlaritzari dekretuak berriztu ditzala gaurko

berri hau erdibidekoan sartzeko ezta eta gure botuekin babestu

arregi andrea erantzunen txandara pasatuz parte hartu nahi du norbaitek

dioguna bat ratioak egokitu ditzala eta horretarako horiek arautzen dituzten dekretuak eguneratu ditzala nagusiei kalitatezko

hobetzeko bi dekretu horiek eguneratzeko parte hartu dezatela hiru mailetako erakundeek hau da jaurlartitzak aldundiek eta udalek baina baita

kudeatzaileak direlako eta jakina erabiltzaile eta langileen

hirugarrenik eta azkenik jaurlaritzari inplikazioa eskatzen diogu inplikazioa eskatzen dizuegu zuek eta zuek izan zaiteztela kalitatezko zerbitzuen eta bertako beharginen lan baldintza duinen bermatzaile eta

pertsonak erdigunean ipini behar dituzue eta zuek esaten duzuen bezala kalitatezko enplegua nahi duzuela ba izan zaitezte mesedez horren eredu

eskaintzen ditu gizarte zerbitzuak eta nahiz eta azpikontratak izan

egin behar dago jaurlaritzari egiten diogu eskaera hau eta epe bat ezarri dugu ere bai hiru

jaurlaritzak onartu du onartu duzue eta ondo deritzogu egoera hau ezin litekeelako gehiago luzatu nagusiek euren bizitzako azken

en condiciones de dignidad horregatik ez gaude ados gauza batekin zuek esaten duzuenean inplikazioa inplikatu egin direla foru aldundiak hori

oso oinarrizkoa da eskatzen duguna garbitasuna jatorduak ordu egokietan egitea atsedena hartzeko eskubidea oso kontu fisikoak dira jakin badakigun arren kalitatezko zerbitzuak

gehiago dela ratioak ez badira berehala egokitzen atzera bueltarik gabeko kaltea bizkaiko hamaika mila nagusiri eskaera honetan ados gaude legebiltzar honetako alderdi guztiok eh bildukook eskertzen dizuegu

proposamen honekiko estatu duin bat nahi dugula esaten dugunean honi buruz ere ari gara eskerrik asko agirre andrea

eskerrik asko llanos anderea elkarrekin podemos bollain jauna zurea da hitza

eskerrik asko tejeria anderea legebiltzarkideok

nada más y muchas gracias eskerrik asko sanchez andrea eta amaitzeko euzko abertzaleak arregi andrea zurea da hitza

bai eskerrik asko berriz ere legebiltzarburu andrea

aho batez onartu egingo duguna eta pertsonak politiken erdian ipintzen dituena bai langileak

ningún conflicto laboral en ningún territorio histórico beraz mila esker eta benetan pozgarria gaurko egunean hartutako
akordioa eskerrik asko arregi andrea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

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hirurogeita hamabost boto aldekoa beraz aho batez onartu da erdibideko zuzenketa

etxebide etxebizitzaren euskal zerbitzuaren erregistroan onartua izateko

ordezkaria den guanche andreak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

etxebizitza ez izatea bizitzeko lekurik ez izate baino askoz gehiago da

etxe hutsik ez dugu nahi eta etxebizitza duin bat izateko aukerarik ez duenari gure babesa eta laguntza luzatuko diogu eskerrik asko eskerrik asko guanche
anderea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkariak

lege garrantzitsuenetariko baten gaineko eztabaida batera gatoz oraingoan ere etxebizitza legearen garapenerako behar beharrezkoak izango diren

eztabaidara konkretuki etxebizitza duin eta egoki bat legez okupatzeko eskubide subjektiboa eta etxebizitzako prestazio ekonomiko berria erregelamenduz garatzeari buruzko eztabaidara azken finean

dekretu bidezko erregelamenduaren garapena ahalik eta eperik motzenean eta baldintza egokienetan egitea bermatu nahi izan dugu eta horretara mugatu gara

elkarrekin podemos legebiltzar taldeak aurkeztu duen legez besteko proposamen hau etxebide etxebizitzaren euskal zerbitzuaren erregistroan

irizpideak aldatzeko neurriei buruzkoa izan denok dakigunez

erregulatzen du baina eskubide hori eskatzeko

eta bat etxebide etxebizitzaren euskal zerbitzuaren erregistroan izena emanda egotea da

baina arazo batekin aurkitzen gara aipatutako erregistroan izena eman ahal izateko bete beharreko baldintza edo irizpideak

eta kolektibo zehatz batzuk kaltetzen ditu egoera ahulenean daudenak kanpoan uzten dituelarik

baina batetik etxebizitza bat jabetzan eduki eta bereizketa edo dibortzio prozesu batean murgilduri daudenak baditugu honetaz gain bereziki arduratzen gaituzte

etxebizitzatik alde egin behar izaten duten emakumeak ezingo baitute erregistroan izena eman dibortzio sententzia firme bat izan arte edo baditugu baita

etxegabetze prozesu batean sartuta daudenak eta etxebizitza guztiz galdu arte ezin izango luketenak erregistroan izenik eman baditugu baita

bera uztera beharturik aurkitu direnak adibidez hondamendi natural baten ondorioz eta baditugu baita eta hauek ere bereziki arduratzen gaituzte gure artean bizi diren arren egoera irregularrean aurkitzen direnak

beraz argi dago agindu hori aldatu beharra dagoela egoera hauei eta beste askori irteera egoki bat eman beharra dago ezbairik gabe

etxebizitza eskubidea legez onartua izan dadin jarraitu beharreko irizpidea errolda izan beharko

hemen ere beste arazo batekin aurkituko ginateke askok eta askok erroldatzeko zailtasunak izaten dituztelako eta zailtasun gehien dituzten pertsonei sarbidea errazteko errotua egotea frogatzea onartu izan beharko litzateke eskubide subjektiboetara iristeko aukera izateko jakina da noski zoritzarrez

eta pertsona asko eta asko gehiegi legedi berezi bati lotuak daudela beraien eskubideetan baztertuak direlarik eta beraien bizitzan negatiboki eragiten dielarik atzerritarren lege organikoan eta

jasota dator errotzearen arraigoaren kontzeptua bizilekuari dagokionean

bizileku erresidentzia baimen bereziak jasotzen ditu errotze laborala eta errotze soziala frogatzeko beharrezko baldintzak eta mekanismoak definitzen direlarik atzerritar batek

errotze txostena eskatu ahal izango du eta honek aukera emango dio gizarteratze gradu nahikoa lortu duela egiaztatzeko

indarrean sartu zenetik eusko jaurlaritzak eskumen berriak hartu dituen bere gain ondorioz

enplegu eta gizarte politiketako sailak egiten du beraz ez da berria errotzearen kontzeptua beste kontu batzuetarako baliagarria baita beraz zergatik ez etxebizitzarako eskubide subjektiboetara iritsi ahal izateko

eta aukera izango dugu aurrerantzean eztabaida honi heltzeko

erdibidetu dugun legez besteko proposamen honen lehenengo puntuan etxebizitza legeak jasotako eskubide subjektiboetara iristeko aukera arautzen duen dekretua prozesu parte hartzaile baten baitan diseinatuko dela jaso dugu zeinetan aukera izango dugun sentsibilitate eta kasuistika guzti hauek ondo aztertu

aurkeztu genuen zuzenketaren lehenengo puntuan hiru hilabeteetako epea markatu nahi genion jaurlaritzari erreglamenduaren garapenerako baina

baten bermearekin egin nahi bada eta borondate hori azaldu digute jakitun gara

beraz bederatzi hilabeteetako epea onartuko dugu baina ez da lehenengo aldia legebiltzar honek jaurlaritzari eskaera hau egiten diona

onartu baikenuen euskal sozialistak legebiltzar taldearen ekimenez eztabaidaturiko legez besteko proposamen bat eta orduko horretan

espresuki erreferentzia egiten zaiolako zuzen zuzenean

pasaden legegintzaldian dekretu honen zirriborroak sortu zuen bultzatuta ekarri zela legez besteko hura eztabaidara

jaurlaritzari eskatzen zitzaion berma dezala etxebizitzari buruzko

erreglamendu bidezko garapenak errespetatuko duela legearen espiritua bere osotasunean zeina den etxebizitza duin eta egoki bat legez modu egonkorrean okupatzeko eskubidea bermatzea

ez dituzten pertsonei eta modu subsidiarioan prestazio ekonomikoen bidez orain garatuko den erreglamenduan horrela izan dadila hemen onartu dezala eta bere

etxebizitza duin eta egoki bat legez okupatzeko eskubide subjektiboa arautzeko dekretuak hainbat kontu jaso ditzala hala nola etxebizitzako prestazio osagarriaren eta aurrikusita dagoen etxebizitzako prestazio ekonomiko berriaren

integrazioa bermatu dezala eta ez bata bestearen ordezte hutsa baita prestazio ekonomiko bat

familia edo bizikidetza unitate onuradunak jaurlaritzak kudeatutako alokairuko etxebizitzetan kokatzea eta baita

antzinatasuna hiru urtekoa izan dadila edota errentari buruzko betekizunei dagokiena beraz hemen onartu ziren eskaera hauek berresten ditugu adostu dugun erdibideko honetan eta guzti hauek kontuan izan beharko dira baita erregelamendu berri horretan eta euzko abertzaleak eta euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako osoko zuzenketan jaso duzuenari eta erdibidetutakoan mantendu dugunari egin nahiko genioke azpimarra honela amaitzen da zuzenketa legebiltzar honek bi mila hamaseiko apirilean onartutako

onartu zen legezbesteko horren azken bi puntuak seigarren puntuak zioen

hiru hilabeteko epean etxebizitza legeak euskal gizartean duen eraginari buruz

plan bat gara dezala hiru hilabeteko epean hau ere urtebetez edo gehiagoz hutsik egon diren eusko jaurlaritzaren jabetzako etxebizitzak

alokairu sozialean emateko etxebizitzari buruzko hiru barra bi mila hamabost legearen esparruan

eta hau proposatu zuen legebiltzar taldea gaur egun gobernuan dagoenez

egingo zaionik hau aurrera eramatea beraz zuen zuzenketa hartuta

jaurlaritzak bete ditzala legebiltzar honek onartutako baldintzak eskerrik asko eskerrik asko otamendi andrea euskal sozialistak andueza jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi

elkarrekin podemos taldeak etxebide arautzen duen aginduaren inguruan aurkeztutako legez besteko proposamenak ekarri nau lehen aldiz tribuna honetara eta

ukatu eta baita ere pozten naiz gaur lehen aldiz etxebizitzaren gaia eztabaidara ekarri dugula legegintzaldi honetan osoko bilkura honetara eta talde guztion adostasuna ere lortu dugula eta hori balioan jarri nahiko nuke

nik esango nuke garrantzitsuena pertsonak direla edo garela

denok bizitza duin bat izateko eskubidea daukagula eta horretarako ezinbestekoa dela baita ere

izatea zalantzarik gabe etxebizitzaren legearen betetzea eta garatzea izango da legegintzaldi honetan legebiltzar honek eta eusko jaurlaritzak ere izango duen erronkarik handienetako bat eta bereziki legeak

aurrera eramatea eta horretarako beharrezkoak diren araudiak burutzea pozten naiz gaurko erdibideko zuzenketa horretan edo proposamen horretan adostu izana jaurlaritzari eskatzea datozen bederatzi hilabeteen epean eskubide subjektibo hori arautuko duen dekretua garatzea egitea eta horretarako partaidetza prozesu bat ere irekitzea gai honetan

beren iritziak ere emateko aukera izan dezaten eta adostasun handienarekin

baina ez nuke utzi nahi aukera zuek zuen hasierako proposamenean etxebideren aginduaren

eta nahiz eta hori ez dugun jaso gero erdibideko akordio horretan uste dut

bere interesa eta uste dut aurrerantzean ere otamendi andreak esan duen bezala gai horietaz eztabaidatzeko aukera izango dugula

agindu hori berez arau maila txikiagokoa esango genuke dela ez

baldintzatzen dutelako nolabait baita ere bere edukia eta hemen etxebizitza legea onartu zenetik baita lege horrek ere batez ere nik uste dut zuk pixka bat zuen proposamenean nahi zenutena salatu edo kritikatu edo funtzionamendu horren ondorioz hainbat pertsona geratzen diren horrekin

kontua ez baina guk egia da etxebizitzaren eskumen osoa daukagula gure elkarte erkidego autonomoan

eta kanpotik etortzen diren pertsonak estatu espainiarrak hartzen ditu estatuan ez guk eta hainbat eskubide hortik datoz eta hor daukagu oztopoa ez atzerritarren eskubideak arautzen dituen bi barra bi mila legeak

aldaketa batean etxebizitza zerbitzuetarako sarbidea zeinek izango zuen eta zeinek ez arautu zuen eta nolabait murriztu egin zituen aurrez aurrikusitako eskubide batzuk

ezinbestekoa da hainbat zerbitzuetara sarbidea izateko eta baita etxebizitza eskubide edo zerbitzuetara

jaso egin behar izan zuen zuek ezabatzeko eskatzen zenuten bi mila hamabiko agindu horrek nik uste dut horretaz lehen esan dudan bezala izango dugula eztabaidatzeko aukera baina momentu honetan nahiz eta guk nahiko genuke baita ere beste gai askotan bezala inmigrazio kontuetako eskumena gurea izatea ba ez da horrela zoritxarrez

baldintzatuta gaude hainbat kontutan eta baita eskubideetan ere espainiako legediak arautzen duen horri hala ere esan behar dizut

baimentzen edo ahalbidetzen duena baino haratago ze etxebiden ahalmena daukate

behin betiko erresidentzi baimena daukaten atzerritarrak ere alokairuko etxebizitza bat eskatzeko

behintzat bai baina beno lehen esan dudan bezala uste dut gaur lehen aldiz etxebizitzaren gaia eta hain gai garrantzitsua izanik ekartzen dugu

eta akordioa lortu dugunez hori balioan jarri beharko genuke

eta oinarri bezala jarri baita ere aurrerantzean lan egiteko uste dut beste

etxebizitzaren legeak eskubide subjektiboa arautzen eta aitortzen duenean lehenik etxebizitza bat emanez asetu behar den eskubide bat da baina hori posible izango ez balitz prestazio baten bidez

hor uste dut egiten dutela talka edo beharbada uztartu egin behar ditugu aurretik

etxebizitzarako prestazio konplementario hori eta baita ere etxebizitza bat eman ezin da

eta beharbada horrek sortu zituen baita ere pasaden legealdian eskubide subjektiboaren dekretua garatzerakoan zalantza eta kontraesan gehien

ahal izango dugun jaurlaritzak egin behar duen dekretu horren bidez arazo hori konpondu edo bi prestazio horien arteko elkarbizitza arautu edo batak bestea ordezkatu eta prestazio bakarra arautu nik nire aldetik uste dut egokiena hori litzakeela baina

eskubide hori aitortua daukaten pertsona askok sistematik kanpo geratzeko arriskua

beraz eta bukatzeko txalotu nahi nuke berriro ere lortu dugun akordioa espero dut oinarri on bat jarri izana

eta akordio askoz gehiago ere lortzea eskerrik asko eskerrik asko berasaluze andrea

zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria llanos andrea zurea da hitza

eskerrik asko llanos anderea erantzunen txandara sartuz elkarrekin podemos taldearen ordezkaria guanche anderea zurea da hitza

eskerrik asko guanche anderea eh bildutik otamendi anderea zurea da hitza

denbora faltagatik ez dut aukerarik izan eskerrak eman

elkarrekin podemos taldearekin argi geneukan erdibidetzeko adostasun batera iritsiko ginela baina eskerrak eman baita andueza jaunari eta kasu honetan irune berasaluze andereari erakutsi duzuen prestutasunagatik

bizitza honetan dena dago hobetzeko eta noski baita lege hau ere ez didazu entzuten baina beno zuri esaten ari naiz eta errotzearena ez da hain kontu arraroa

jada jasota dago eta espainiako gobernuak erregularizazio masiboak egin izan dituenean

beraien egoera erregularizatu ahal izan dute beraz

irtengo dela arraigoaren edo errotzearen kontzeptu berri

andueza jauna noski izango gaituzuela erregelamenduaren garapenean laguntzeko prest egon izan gara legearen garapenean pasa den legegintzaldian eztabaidan bertan eta ekarpenak egiten egon ginen beraz oraingo honetan ere erregelamenduaren garapenean noski

gure ekarpenak ahalik eta hoberenak egin ahal izateko

eta ez hartu gaizki ez doa eta intentzio horrekin

aurretik eta nahiz eta legearen hainbat kontu errekurrituak izan badugu zer egin

erakunde autonomoa sortzea edo jenderik gabeko etxebizitzen erregistroa sortzearena eta bide batez

beti bezala estatua mugak jartzen noiz arte utziko

inmigrazio kontutan ez dugula eskumenik esan duzu espainiako estatuak kasu honetan ere mugak jartzen dizkigula aipatzen duzu ba beno oraingoan ere eskumenen falta oso nabaria

eskumen osoak arlo guztietan gure esku izateko hori lortzeko ere bidelagun izango gaituzue eskerrik asko eskerrik asko otamendi

akordioa nahi nuen jarri balioan eta zuk esan didazu guanche andrea justu

zuk zure jatorrizko proposamenean eskatzen zenuena

eta hori hartu dut ari bezala baita ere gure eskumen falta hemendik salatzeko eta eskatzeko otamendi andreak esan duen bezala horretan noski baietz bide lagun izango garela ezazu zalantzarik izan

gure taldeak aurreko legealdian ez zuela babestu lege hau legebiltzar honetan baina egia da baita ere toña sailburuak onartu eta minutu erdira berea egin zuela legea eta eusko jaurlaritzaren beno momentu horretan ardura zeukan heinean beteko zuela

ezin du izan baina nik uste dut denok aitortu behar dugula gabeziak dauzkala eta ez da kasualitatea bi mila hamabosteko ekainean legea onartu eta bi mila hamaseiko apirilean legez

hainbat gabezi zuzendu nahi izana legebiltzar honetan orduan nik uste dut

txalotu dezagun gaur lortu dugun akordioa oinarri bezala hartu dezagun

dauzkan gabeziak denon artean ere zuzendu egin beharko ditugu eta eskubide subjektiboa garatzeko egin behar den dekretu horretan gainera

zerbait esateko daukan eragile guztiekin pertsona guztiekin

batez ere lehen aipatu duguna eta llanos andreak ere esaten zuena orain gaur egun dagoen etxebizitzarako

horretarako eskubidea izateko hiru urtetako errolda nahikoa da eta aldiz etxebizitza bat izateko

eta ez dezagun utzi eskubideak aitortuz aitortuz
aitortuak dauzkaten pertsona batzuk sistematik kanpoan eskerrik asko eskerrik asko berasaluze

eskerrik asko llanos andrea isiltasuna mesedez isiltasuna ez daukazue replika eskubiderik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

beraz aho batez onartu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako laugarren puntua euskal talde parlamentario popularrak egindako legez besteko proposamena euskadin

deuseztatzeko politikak bultzatu beharrari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria sémper jauna dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

eskerrik asko presidente andrea eguerdi on guztioi señores consejeros señorías

eskerrik asko pastor jauna elkarrekin podemosen ordezkaria zabala andrea zurea da hitza

mila esker tejeria andrea egun on kontseilariok egun on legebiltzarkideok

zure legez besteko proposamena irakurtzean samina sentitu dut eta argi eta errespetu osoz nire sentimendua azaldu nahi dizut faborez entzun aurreiritzirik gabe eta egizu ahalegina adierazi nahi dizudana ulertzeko lehenik eta behin deigarria da zure testuan

indarkeria bakarrik agertzea aski frogatuta dago etarena ez ezik indarkeria mota batzuk ere urtetan jasan izan ditugula bortizkeria bortizkeria da egin duenak egin duelarik

su etena adierazteko segurtasun indarren eraginkortasuna erabakigarria izan dela ez dut ezbaian jartzen

segurtasun indar horiek alde iluna ere badutela botere abusuengatik egon diren hilketak atxilotze ilegalak

aipatzen ez dituzunak horrek bigarren biktimizazioa sorrarazten digu hemen berriro ere bakarrik etaren

euskal gazteriak gure herrian gertatu diren giza eskubide urratze guztiak ezagutu behar dituela izan ere esaldiak esaten duen bezala bere historia ezagutzen ez duen herriak errepikatzeko arriskua duela

zuk eta biok ez dugu gertaera berriro gertatzerik nahi ziur nago ezetz eta horretarako gure gazteak indarkeria mota guztien kontra

crítica y deslegitimadora hirugarren pentsaketa arrazoia eman behar dizut

frakturak sortu zituela bizi proiektuak desegin zituelako familiak banatu eta abar

euskadin bizikidetzan normalizatua ez dugula izan urtetan zehar indarkeriarekin bizitzera ohitu ginelako eta hori oso larria da

también las contramanifestaciones zuk esan duzun bezala zipaioak entzun

esaldi horiek baina jarri dezagun ere

eta kideen goraipamenak dena den gazte horiekin ez badugu hitz egiten euren beraien burutik ze pasatzen den jakin gabe arazoaren mamira

bukatzeko esan behar dizut bizikidetza lortzeko hezkuntza ezinbestekoa dela eta gai honetan ezin dugu joko

guk pentsatzen dugu bake kultura irakasteko sendotzeko eta zabaltzeko legebiltzar honek jaurlaritzarekin koordinatuak ematen jarraitu behar duela bi mila hamairutik hezkuntza sisteman badugula ezarrita adi adian proiektua

ezarrita zegoena bai egitasmo horretan gure hamabost eta hemezortzi urte bitarteko ikasleek tutoretza orduetan edo etika gizarte filosofia ikasgaietan lantzen dute unitate didaktiko bat bertan giza eskubideen urraketa

eta landu egiten dituzte giza eskubideen urraketa jasan duen pertsona batzuen testigantza entzuten dute ere etakoa izan daiteke galekoa edota polizien gehiegikerikoa dauka izen hori adi adian zeren benetan harrigarria da nola entzuten zaituzte askok dakizuen bezala urteetan parte hartu dut proiektu honetan eta zin dagizut ikastetxeetara joaten garen guztiok oso garbi dugula zein dan

denoi gaur gai hau aztertzen nuenean berrikuntza bat ikusten nuen izan ere covitek

aurkeztu du gai hau salaketa hau eta umeen eskubideen komiteak aintzat hartu du eta ppk hori bera hona eztabaidagai uste dut oker zaudetela errealitatetik guztiz kanpo eta gaizki neurtu duzue

desajustatu batekin ikusten duzue errealitatea diotriak guztiz okertuak dituena eta errealitate desitxuratu hori

beldurra ematen dit horrek zirrara ematen dit badakidalako

horrelako kasuen aurrean entzutegi nazionalera jo duzue kasu honengatik ez duzu aipatu agian hau egiten duzue gazte hauen hobe beharrez identifikatu eta atxilotu agian egingo dute

agian guardia zibilak eskolak kontrolatu beharko ditu aurrerantzean agian espainiar estatuari bururatzen zaio

euskal autonomia interbenitu behar duela izan ere hezkuntza eskuduntza

el resultado veo que es cero nik kasu honetan ez dut exaltazioa ikusten terrorismoarena nik ikusten dut exaltatu duzuela dimentsio gutxiko kasu bat euskal gazteriaz magnitude handiko irudi interesatu bat emateko

kasu konkretu bat euskal hezkuntza sistema distortsionatzeko interpretatu nahi izan duzuen gorrotoak mugiarazi zituela gazte hauek baina errealitatea desitxuratu duzue gorrotoaren diskurtso bat zabaldu ahal izateko dicen que

eskatzen duzue hezkuntzarako plan bat egitea ez da lan erraza izan hezkuntzarako bake planak ezartzea prozesu

eta giza eskubideetarako hezkuntza plana hasi zenetik gorabeheratsua izan da plan hauek txertatzea

euskadiko eskola kontseiluak kritika zorrotzak egin zituen convivencia democrática y deslegitimación de la violencia bi mila hamar bi mila hamaika plan horri

desadostasun handia zegoela esan behar dut hori joan dela bidea egiten eta desadostasun horiek joan dira nolabait konpontzen adi adian plana martxan jarri zenean mesfidantza

zen baina joan izan da egokitzen eta hezkuntza eragileen partetik ere egon daitezkeen zalantzak edo mesfidantzak joan dira baita ere uxatzen

hobetzeko margena badu baina pentsatzen dut

gure hezkuntza sisteman eta bidea egin duela guk pentsatzen dugu hobetzeko margen hori aintzat hartuta eta oraindik ajuste batzuk ñabardura batzuk sartura hori izan behar dela bidea ñabardurak ñabardura hemen gauden guztiak joan nahi dugu bide horretatik

horretatik baina ematen du ppk berriro ere kontrako norabidean

autopistatik kontrako norabidean datorren kotxean bezala pentsatzen duzue gainontzeko guztiak oker gaudela

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria iturrate jauna zurea da hitza

herri honetan eragin duen mina eta kaltea ez dago zalantzan izan ere askotan salatu egin dugu legebiltzarrean

izan ere zoru etikoa deritzonak bederatzigarren legealdiaren amaieran ezarrita utzi zituen bizikidetza eraikitzeko zutabeak atzo bertan

idazkari nagusiak batzordean egindako agerraldian argi utzi zuen datozen lau urtetarako giza eskubide eta bizikidetzarako planak

ezarriko dituela bere oinarriak esan beharrekoak esanda daude gaur sémper jaunak hemen egin duzun errelato hori

eta guk bat gatoz errelato horrekin baina hamaika bider errepikatzeak ez dio pisu gehiago ematen aldiz

esan beharrekoak ez ezik eginbeharrak ere martxan daude aspaldi eta legealdi honetan sakondu eta areagotzeko konpromisoa dago eta atzo

alderdi popularrak bere legez besteko proposamenean eskatzen duena ez da beraz beharrezkoa jadanik martxan dagoelako eta modu

guzti horrez aparte badago ezetza esateko pisuzko arrazoi bat

apaltasun osoz eta inongo gogo txarrik gabe esan nahi dut ez gaude alderdi popularrak markatzen duen erritmora dantzan egiteko prest bizikidetza eta giza eskubideak

garrantzi handikoak eta aurrekoetan ere esan genuen bezala ez dugu nahi alderdikerietan erabili nahi aurreko osoko bilkuran aurreko astekoan legebiltzarrak memoria eta bizikidetzako ponentzia bat sortzea erabaki zuen gehiengo zabalaz erabaki ere alderdi popularra jakina askatasun osoa dauka bere ekimen politikoa nondik nora erabiliko duen erabakitzeko

baina ez gaitu beste guztiok berera eramango agenda politikoa eztabaida eta akordioaren bitartez ezarri nahi dugu guztion artean eta horri

eskerrik asko pastor jauna elkarrekin podemos taldearen ordezkaria zabala andrea

sémper jauna ni zurekin bat nator gauza askotan baino bakarrik eta nik ez dizut zuri

ardura batzuk bere garaian hitz egingo degu ardura horietaz

ez dizut botatzen bakarrik hori bai

ponentzia horretan memoria eta bizikidetza ponentzia horretan

errealitate bat zaretelako gizarte honetako errealitate bat zaretelako eta gu

inongo indarkeri motarik hori argi gera dadila gero gustatuko litzaidake pixkat azaltzea adi adian modulua badirudi hemen jendeak ez dakiela zer den adi adian modulua

lehen esan duzun bezala bi mila hamarean biktima hezitzaileak

esan duzunean terrorismoak babes soziala eta politikoa izan zuela nik betidanik ikusi izan dut hori eta izugarrizko mina ematen zidan egoera horrek nire barne korapiloa areagotzen zuen inon eta parte hartu gabe nik ez nuen inon eta inoren parte hartu urte askotan hala ere batzuk ikusezinak izan ginen erakunde eta lege gizonentzat orain ordea legebiltzar honetatik ahal dudan guztia saiatuko naiz egiten euskal gizartean

tipo de memoria selectiva tiene sémper jauna ez naiz sartuko zure espekulazioetan nik ez dakit zer egingo nukeen ez dakit zer egoeran ez dakit zer errealitatean errealitatea gaurkoa gaurkoa delako

nik ez dakit zuk beste errealitate birtual batean bizi zaren edo bizi nahiko

esaten didazue ez dudala komentatu iniziatiba sortarazi duen edo bultzatu duen ekimena bera hernanin eta azpeitian gertatutako gertakari horien inguruan

pertsona batzuk omentzen ari zirela euren espediente deliktiboagatik eta ondo da horrela pentsatzea baina pentsatzen dut ez dela horrela zuek agian pentsatzen duzue gazte horiek inor iraindu

ez zela horrela zuek pentsatzen duzue terroristak

argazki horietan agertzen zirenak ez ziren terroristak ez ziren etako kideak izan ere ez ziren ezer

zeuden eta hildako pertsonak gogoratzen ari ziren eta ematen du hori ere ezin dela egin

hildakoen familiarrak aitek amek agian seme alabek ezin dute oroitu ezin dute txistua jo ezin dute dantza bat egin ezin dute kanposantuan lore bat ipini

kriminalizatu nahi duzuela anatema kontsideratzen duzuen ekitaldi horietan oroitu diren horietako asko eta asko legeen babesean

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria iturrate jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea ea labur den yo señor sémper me alegro que

iturrate jauna eztabaida amaituta bototara jarriko dugu euskal talde popularraren legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

contra beraz ez da onartu jatorrizko testua puntu honetara iritsita